euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena laneko istripu eta gaixotasunen kudeaketaren legedi

buruz legez besteko proposamenari dagokionez behin betiko ebaztea urriaren zortziko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

berdinketa izan zen euskal sozialistak taldeak aurkeztutako jatorrizko ekimenaren hirugarren eta laugarren puntuen bozketan

egingo dugu orain puntu horren bozketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamabost bai hogeita hamasei ez bat abstentzio ondorioz ez da

aldez aurreko gaia memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuaren zuzendaritza kontseiluko eusko legebiltzarraren ordezkari aritzeko kidea izendatzea eusko legebiltzarreko erreglamenduaren

legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek parte hartu nahi du

hala ere beste aurrekari batzuk ikusirik eta hautagai alternatiborik ez dagoela kontutan izanik proposatzen dizuet oraingo honetan ere izendapena bozketarik gabe egitea

ez ondorioz beraz pastor garrido jauna memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutuaren zuzendaritza kontseiluko eusko legebiltzarraren ordezkari

gai zerrendako lehenengo puntua ekonomiaren garapen eta lehiakortasun batzordearen irizpena emakume nekazarien estatutuari buruzko lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
lehendakari legebiltzarkideok egun on guztioi oso pozgarria da niretzat emakume nekazarien estatutuaren lege proiektua ganbera honetan eta gainera bere onarpenerako izan ere legealdi honetarako gobernu honek hartutako legegintzako konpromisoetako bat betetzen ari gara baita ere emakume nekazarien estatutuaren onarpenarekin erantzun egiten zaio emakumeek nekazaritzaren sektorean duten aitortza faltari aurre egiteko premia honi batez ere profesional gisa duten balioari eta gizartean duten estimari dagokionez

eskubide profesional sozial eta fiskalak benetan erabiltzeko premiari ere estatutuak emakume nekazarien eskubideak abiapuntutzat hartu eta

benetan erabiliko direla bermatzeko administrazio publikoak derrigor egin beharrekoa zehazten du hortaz legeak nekazaritzaren sektorean emakumeek eta gizonek tratu eta aukera berdinak izan ditzaten eta sektoreko eremu guztietan genero ikuspegia egon dadin beharrezko neurriak jasotzen ditu sektorean emakumeek eta gizonek baldintza eta premia desberdinak baitituzte emakume nekazari

eta amaitzeko jaun andreok lege proiektu hau onartzeko aurkeztuta bi mila hamarean

bukaera eta aitortu beharra dago dagokion moduan aurreko gobernuak bultzatutako prozesua izan dela prozesu honetan halaber nire saileko teknikariek jardun eta parte hartu dute lantalde handi batean non emakunde eudel hiru foru aldundiak

eta hiru lurraldeetako landa eremuetako emakumeen elkarteak ordezkatzen zituzten pertsonak ere aritu diren eta noski

legebiltzar talde guztiak hemen aritu zarete batzordean lanean beraz guztioi guzti guztioi eskerrak eman nahi dizkizuet egin duzuen esfortzu eta lanagatik prozesua gaur bertan bukatzen da bost urte ondoren bi mila hamabosteko urriaren hamabostean

egunean gainera eguna nazio batuen erakundeak ezarri zuen bi mila zortzian eta harrezkero euskadin urtero urtero ospatzen da etenik gabe

etorkizuna eraikitzen jarraitzen dugu lelopean eta herri honetako

legearen benetako protagonistak beraiek dira eta legebiltzar honen zain egongo dira seguruenik adi adi legearen onarpena eta onarpenarekin batera gizarteak zor dien aitortza justua ospatu ahal izateko

beraz guztioi eskerrik asko emandako babesagatik eskerrik asko tapia andrea batzordeko kideren batek irizpenaren alde
hitz egin nahi du besterik gabe ekonomiaren garapen eta lehiakortasun batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka

ondorioz oniritzita gelditzen da aho batez emakume nekazarien estatutuari buruzko

boto azalpenera joko dugu maneiro jauna mistoa ez du hitzik hartu behar

egunon guztioi landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna da gaur eta esan legebiltzarreko

baliatu direla lege hau gaur onartzeko eta argi utzi nahi nuke euskal herriko emakume baserritar askoz ez dutela gaurko eguna ospatzen

mundu zabaleko emakume askok ere martxoaren zortzia beste emakume guztiekin batera dutelako beraiek ere baserritarra eta emakumea izatea bizkarrean zama

hain jipoitua dagoen sektore batetan emakumea izatea alegia ezkutuko lan asko eta errekonozimendurik

zaila izan da emakume nekazaria izatea gaur egun ere zaila da emakume nekazaria izatea eta ondorengo urteetan ere hala izango da

lege hau onartu errealitatea gizon eta emakumeen arteko berdintasunetik oso dagoelako eta jakitun gara askotan legeek errealitatea ez dutela

legeek bidea egiten laguntzen dutela eta lege hau horrela ikusten dugu berdintasunaren bidean urrats bat ematen

legearen edukiei begiratzen badiegu ekonomikoki nolabait saritu

ustiapen titulartasunean emakumez bakarrik osatutako titulartasunak edo

eta ekonomikoki aldiz zigortu egiten da sektoreko eragileak lau urtetako epean baldin eta beraien zuzendaritza organoak parekideak ez baldin badira hau da diru laguntzarik gabe

beraz berdintasunaren bidean urratsa ematen duena saritu egiten da ekonomikoki eta ematen ez duena zigortu egiten da eta jakinda sektore hau diru laguntzez hain interbenitua dela ba iruditzen zaigu emaitza positiboakeman ditzakeela neurri honek oso garrantzitsua ikusten dugu

lanaldia kalkulatzerakoan ekoizpenaz gain transformazioa eta merkaturatzea ere kontutan hartzea hau da adibidez ardiak zaindu eta jaisteaz

gazta egin eta gazta hori merkatuan saltzea hauek direlako askotan emakumeek egiten dituzten lanak

proposamen ia guztiak onartuak izan dira adostasun zabala egon da eta aurrera begira

jarraipena egin beharko zaio horretarako

sortua den jarraipen batzordetik egingo zaio eta baita honetatik bertatik ere bai gaur norabide emandako urratsak atzera bueltarik izan ez dezan eta hemendik besarkada bat emakume baserritar guztiei bejon daizuela
eskerrik asko lazarobaster jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

mahaiburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on

emakume nekazarien nazioarteko eguna da gaur nekazal inguruan bizi den emakumearen eguna eta gaur lege bat aitortuko dugu emakume horiek aitortu ikustarazi eta gizarte osoa horien aurrean jarriko dituena aurretik nire asebetetzea eta euzko abertzaleak talde osoarena legebiltzarrak aho batez onartuko duelako politika orokorreko plenoan lege honen tramitazioaren inguruko komentario bat egin zen eta ez zen bidezkoa izan hori salbu esan beharra daukat benetan eroso sentitu naizela

beraz nire esker ona proiektu honetan lan egin dutenei en un informe

lana beti izan da garrantzitsua baina bere lana eta dinamismoa gizonaren

egoera hori inguru urbanoetan gertatzen zen eta are gehiago nekazal mundua non bere

kontrol sozial indartsutik urrunago dagoen mundu baten ezaugarrien ondorioz gaur onartu dugun legearen helburua da emakume nekazariak

eta beti izan behar zuten garrantzia aitortzea horregatik

legeak exijitu egiten die parekideak izan daitezen halaber diru laguntzen eremuan diskriminazio positiborako sistema bat eratzen du zertarako ustiapenei puntuazio hobeak emateko emakumeek edo emakumeek

oro har bai inplikatutako emakumeekin bereziki behin jaurlaritzak lege proiektua bidalita euskal gizartearekin geneukan zor bat kitatu dugu gaur

gai zerrendako bigarren puntua mozioa leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua murrizketarik gabeko ongizate estatua bermatzeko beharrezkoa den zerga politikari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda pinedo anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on guztioi gaurko honetan eztabaidagai jartzen dugu mozio hau pasa den urriaren bian

legebiltzar honek benetako ongizate estatua sostengatzeko hartu beharreko neurrietaz bere jarrera azaltzea beharrezkoa dela dugulako askotan legebiltzar honetan osasunaz enpleguaz edota gizarte politikaz hitz egiten da gai hauetan egiten den jarduera publikoaz

gastuetaz eta hor geratzen da gaia behin eta berriro aldarrikapenak egiten dira hor dugu adibidetzat pasa den astean bertan

larrialdietako laguntzen inguruan onartutako legez bestekoa baina guztiz beharrezkoak diren jarduera horiek elikatzeko

diru iturriak bermatzeari buruz hitz egitea proposatzea eta erabakitzea tokatzen denean hor jaurlaritzak berak ere ihes

a otra cosa are okerrago autokonplazentzian jausten den gobernu bat da hau gu baino okerrago dauden herriekin konparaketa egiten du

gure ongizate sistemaren onurak goraipatzen ditu nahiz eta bere sorreran batzuen oztopoak gainditu behar izan zituen honek ere eta hau egia bada ere zergatik ez du begiratzen gu baino hobeto dauden herriak urteetan herri horietan jarraitutako

egia da denak ez dira berdinak eta denak ez dira baliagarriak gure herrian baina badago egon badago non ikasi

datu hauek agerian uzten dute bidea badagoela egiteko gure gizartean ongizatea indartzeko neurri sendoak hartu behar ditugula

zerga sistema dago baina tamalez gure interpelazioan argi geratu zen gobernu honek ongizate estatuaren oinarri diren hainbat politika kudeatu behar dituen gobernu honek kudeaketa hori egiteko beharrezkoa den diru

duela horregatik eh bildun argi dugulako euskal gizarteak merezi duela benetako ongizate estatu bat justizia soziala oinarri duen euskal gizartea garatu nahi dugulako gaur gure proposamena mahai gainean jartzen dugu hemen legebiltzarrean legebiltzar honek murrizketarik gabeko

azaltzea guztiz beharrezkoa dela uste dugulako atzo bertan finantzen euskal kontseiluan konfirmatu zen guk esaten genuena jada indarrean dagoen sistema eajk eta psek bultzatu zutenean laguntzarekin sistema horrek ez du ematen sistema horrek ez du inolaz ere erantzuten

sistema horrek gure gizartean gero eta nabariagoa den

hau eredu baten porrota da bizkaia eredutzat izan duen ereduaren porrota hainbestetan pse eta eajk goraipatu duen zerga erreformak

ez du azterketa gainditu eta txarrena dena norabidea aldatzearen beharra aitortu ordez errorean sakontzeko bidea iragarri dute

aldatuz beste behin ere partidu sozialistak zerga politikan egindako bidea desegiten dihardu gizartearen behar sozialak gero eta handiagoak diren honetan ongizate estatu sendo

justizia sozialean oinarria duen zerga sistema indarrean jartzearen aldeko autua egiten dugu murrizketarik gabeko ongizate estatua bermatzeko

eta presio fiskala igotzea kapital errenten

zintzo asko dago egiteko adibidez enpresek benetako mozkinen araberako zergak ordain ditzaten eta aberastasun eta ondare inproduktiboaren gaineko

europar batasuneko bataz bestekora hurbiltzen bidea

eta jakina gure gizartearen ongizatea sostengatuko duen zerga sistema osoa eratzeko berau diseinatzeko eskumena izan behar dugu halabeharrez

especiales benetako ongizatea bermatzea

zerga sistema osatzeko neurriak jartzen ditugu gaur eh bildutik mahai gainean indarrean dagoen zerga sistemaren mugak agerian geratu direlako ez du biltzen behar dena ez du bere funtzio birbanatzailea

beraz gaur hemen proposatzen duguna aurrerapauso sendoak ematea da gure gizarteak behar duen eta merezi duen benetako ongizate

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

euskal sozialistak taldearen ordezkaria prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe anderea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on lehendakari sailburu

guztioi euzko abertzaleak legebiltzar taldeak eh bilduk eztabaidarako aurkeztu duen mozioaren kontrako botoa emango du eta

jatorrian dagoen ezker abertzalearen

politikoaren aurka gaudelako euskadin indarrean dagoen eredua eusko jaurlaritzak bultzatutakoa

eta batez ere beharrizan handienak dituzten pertsonak ditu helburu eta gure galdera da

eh bilduren giza eredua eusko jaurlaritzak bultzatzen duena ezaguna da baina eh bilduk bultzan duena ez dakigu zein den kontua da

hemen emandako datuen arabera eta hori kontutan hartzen badugu pentsatu genezake eh bilduren eredua

noruegakoak datu konkretu batzuk eta datuak bere osotasunean aztertu beharra dago baina

eh bilduren eredua esate baterako frantzia alemania edo noruegako koordainketan oinarrituko dela

edo pentsatu genezake eh bilduren eredua

pentsioen sisteman oinarrituko dela datuak ez dira eman behar modu konkretu batean bere osotasunean

sarrerak eta diru gastuak zeintzuk diren aztertuta eman behar direla guk ez dugu inondik inora bat egiten eh bilduren baieztapen horrekin arrakala soziala ahalbidetuko duen eredua dela

babestuko izugarrizko diru ahalegina egiten da bai eusko jaurlaritzatik bai beste erakunde publikoetatik egun bizi dugun

arazo handienak dituztenei laguntzeko politika zerbitzu eta laguntza ezberdinak eskaintzeko eta ez dugu onartzen

arrakala soziala aipatzen du eta

dakigun moduan errentaren banaketa neurtzen duena bai pinedo anderea klaro ematen ditudala datu

indize konkretu bat delako aberastasun eta errenten banaketa gizartean neurtzen duena eta indize horrek euskadi europar batasunean bigarren jartzen duelako orduan ezin dena da zuek egiten duzuena egin arrakala soziala bultzen duela esan indikadoreak kontrakoa adierazten duenean lehendakariak argi esan zuen politika orokorreko eztabaidan

gizarte kohesioa bermatzen laguntzea da pertsona helburua gure leloari jarraiki berresten dugu

zerga erreforma onartu genuen ganbara honetan orain dela bi urte bi mila hamairuan orduan bultzatutako zerga sistemaren

justizian oinarrituta zegoen zerga sistema bidezkoagoa progresiboagoa eraginkorragoa bultzatu nahi genuen eta hori da egin

herritar guztiei zuzendutakoa eta batez ere beharrizan handienak dituztenei zuzendutako politika publikoen eta euskal ongizate sistemaren

jarduera ekonomikoa bultzatzea zituen besteak beste helburu hau da gure giza eredua hau da gure eredu ekonomikoa

gizartearen gehiengoaren babesa duen eredua asko borrokatu dugu eredu hau lortzeko eta aurrerantzean ere horrela jarraituko dugu

interpelazioan zera galdetzen zion zein da lehentasuna

edo defizita eta gure erantzuna da biak biak uztartu behar ditugula biak uztartzea beharrezkoa dela eredu jasangarri bat lortu behar dugula bestela arazoak konpondu beharrean atzeratu egingo ditugu baina ez konpondu gure eredua edozein kasutan ez gaude sarritan eta gai ezberdinetan esaten dugun bezala gu ez gaude

egia da egonkortasuna bilatu genuela

gizarteak ekonomiak egonkortasuna behar duelako egonkortasuna berez balio bat delako ezin garelako uneoro egon gai ezberdinak eztabaidatzen aldatzen erreforma bi mila hamairuan onartu genuena bi mila hamalauan sartu zen indarrean

orain ditugu baina datuak ondo aztertu behar dira ondo sakon seriotasunez zorroztasunez aztertu behar dira eta

eta erabakiak hartu beharko ditugu nuestro grupo parlamentario

baina esandakoa datuen azterketa sakona egin ondoren hartutako erabakiak zuzenak izan daitezen prieto jaunak

datuak bizkaia aipatu izan duzue behin eta berriro eta esan beharra dago

hartu behar dugula diru bilketa bizkaian sei mila seiehun eta hirurogeita bost milioikoa izango dela

eskerrik asko gorospe anderea erantzunen txandara pasatuz pinedo anderea zurea da hitza

zein da gure giza eredua euren giza eredua badakigula mira una cosa está clara

eskerrik asko pinedo andrea mistoa maneiro jauna zurea da hitza

amaitzeko euzko abertzaleak gorospe anderea zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea pinedo

nuevo bajo el sol esan duzu eta guk beti esaten dugu gu koherenteak gara eta egonkortasuna guretzat balio bat da

koherenteak gara eta egonkortasuna guretzat balio bat da zorroztasunarekin kudeatuko dugu beti esaten dugu datuak

beti esaten dugu eta egin beharrezko egokitzapenak egiteko gu beti

lehendakariak esandakoa aipatu izan duzu politika orokorreko plenoan eta lehen euskaraz irakurri dut eta orain gaztelaniaz lehendakariak argi eta garbi behin eta berriro dio

gipuzkoako aberastasunaren zergen aldaketa eta ondo dago jakitea zergatik egin den aldaketa hori eta aldaketa hori egin da enpresen partaidetzen gaineko oztopoa kentzeak

sustatuko dituelako eta enpresak suspertu nahi dira enplegua eta aberastasun sortzaileak direlako kalitatezko

sostengatzen dituztelako helburu horrekin egin da aldaketa hori

datuak bere neurrian ipintzea gipuzkoako diru bilketa

eta aberastasunaren zergatik datorrena bi mila hamalauan hirurogeita bost miloi izan zen

ehuneko zero koma seia ipini neurrian zein den eragina zerga horrena orokorrean hartutako

esan dizudan moduan maneiro eta damborenea

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu

andrearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa upydren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka bat bai hirurogeita hiru ez bederatzi abstentzio ondorioz ez da onartu

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua iraupen luzeko langabetuak egoki artatzeko hartu beharreko neurriei buruz eztabaida

ekimena aurkeztu eta aldezteko eskerrik asko

politiketako sailburua interpelatu genuen iraupen luzeko langabetuen egoerari buruz bertan azaldu genuen bezala

orain arteko enplegu politikak ez dute lortu enplegu iraunkorra eta kalitatezkoa sortzea are gutxiago agindutako

sortzea toña sailburua gabeziak daudela onartu zituen eta laguntza eskatu zuen egoera dramatiko honi aurre egiteko eta horri erantzuten dio gaur dakarkigun proposamenak ezagutzen ditugun datuen arabera ehuneko hamaseikoa da langabezia tasa gutxienez

daudenak horietatik laurogeita hiru mila dira

daramatenak langabezian eta ondorioz ez gara okertzen esaten dugunean iraupen luzeko langabetuen kopurua ikaragarrizkoa dela

dela gainera oraindik kezkagarriagoa da honen bilakaera egun bi urte baino gehiago enplegurik gabe

urte batean iraupen luzeko langabetuen kopurua ehuneko hamaseian handitu da bi mila zortzitik hona zazpi bider gehiago dira

pairatzen dutenak hau da errealitatea

zalantza izpirik gabe egoera penagarria adierazten dute kronifikatzen egoera bat inolako zalantzarik gabe adierazten dute baina askotan esaten den bezala

eta zenbakien atzean pertsona asko daude eta hauek dira benetako drama bizitzen ari direnak eta argi esan behar da ere

ez duten egoera krudela pairatzen ari direla eta errealitate krudel honen aurrean ezin da jaurlaritzak duen jarrera izan alde batetik indarrean dauden enplegu planen balorazio positiboa egin neurri berezirik hartu gabe eraginkortasunik gabe ezer ez balitz bezala egoera kezkagarri honen aurrean orain dagoen paralisi egoeratik atera behar da jaurlaritza neurriak

aldatu behar du gure proposamena bide horretatik doa bi puntu jasotzen ditu gure proposamenak lehenengoan legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio bi hilabeteko epean burutu eta legebiltzarrean aurkeztu dezala

era integralean artatzeko plangintza bat plangintza horren baitan ekimen zehatzak bermatuko dira bitartekaritzan orientazioan

betiere tokiko garapenean eta eskualdetako errealitatean oinarrituta puntu honetan lehenengo eta behin mahai gainean ipini nahi dugu politiko publikoen beharra iraupen luzeko

nahi baldin bada eman ezinbestekoa da politika publikoak erabakigarriak dira egoerari buelta emateko plangintza berezia behar da hori da guk proposatzen duguna pertsonen bizi eremu ohikoa eta arruntean oinarrituta

oinarri hartuta eskualdeko beharrak eta aukerak hartuta bertako eragileekin batera publikoak zein pribatuak garapen

eta behargintzekin elkarlanean arreta iraunkorra emanez orokorra eta pertsonalizatua bermatzeko pertsonei harreman egokia motibazioa orientazioa prestakuntza bitartekaritza eta enplegu aukera enplegu lanak logika horren baitan kokatu behar dira ere

izan behar dira besteak beste azken batean aurrekoan aipatu genituen ildoak modu egokian garatu behar dira gaur egun

baliabideak ipini behar dira ezin da esan ez dela iritsiko ehuneko hamabostera bitartekaritzan nahiz eta legebiltzar honek hori

baliabideak ipini behar dira orientazio egokia esan nahi du pertsonala izan behar dela iraunkorra motibatzailea

prestakuntza ere eraginkorra benetan balio izango duena ondoren enplegu bat irtenbide bat topatzeko

eskualde bakoitzetik abiatuta dauden beharrak kontuan hartuta eurentzako enplegu

topatu behar dira ikuskatu behar da eta sortu behar dira ere enplegu babestua klausula sozialak erabili behar dira ere

publikoaren menpean dagoen sektore osoan pertsona

baliagarriak diren neurriak hartu behar dira pizgarriak ere enpresetan kontratazio baldintzatua eta enplegu sustatzeko eta horretarako besteak beste

murgildu behar da eta bestetik legebiltzarrean onartutako ebazpenak bete behar ditu jaurlaritzak hori ere orain arte ez duena eta gure bigarren puntuan proposatzen duguna hori aurrera eramateko funts bat gordetzea da funts berri bat

funtsa gordetzea proposatzen dugu enplegu plan berriak aipatutako irizpideak kontutan izanda egingo direnak berriro diot eta esango dut enplegu politika publikoak indartu behar direla eta benetan

benetan aurre egin nahi baldin badiogu gaur egungo egoerari eta milaka pertsona hauek bizi duten egoerari eta hori

gorde behar da gaur egun tokiko enplegu planetan hogei milioi

daude aurrekontuetan guk uste dugu iritsi dela momentua beste jauzi bat emateko

inbertitzeko enpleguan beste modu batean egiteko eta horretarako gure proposamenean beste kopuru bat berrogei

eta hau dena madrileko menpekotasunik gabe gure errealitateari erantzungo dien eta eraginkorrak izango diren politikak abian proposatzen dugu erdibideko bat adostu dugu alderdi sozialistarekin bertan jasotzen da nik orain aipaturiko lehendabiziko puntu hauek guretzat ardatza direnak norabide aldaketa

zentroan muinean ipini behar dutenak beste modu batean gauzak egiten

eta diru partida bat jasotzen da erdibidekoan ere bai ez da guk nahi genuena ez da berrogei milioiko funtsa

hori adosteko baina bai jasotzen da guretzat garrantzitsua dena eta hurrengo asteetan eta hilabeteetan gainean egongo garena

bi mila hamaseiko aurrekontuetan diru partida berri bat gorde behar dela honetarako gaur hemen hau onartuko balitz

egon beharko ginateke eta hirugarren puntua erdibidekoan jasotzen dena eta da alderdi sozialistak aurkeztutako zuzenketa

inportantea dena zeren azken batean legebiltzarrean onartutako proposamen bat da jaurlaritzak bete ez duena eta gure ikuspuntutik osagarria dena gure proposamenarekin bide bat delako aipatu dudan bezala klausula sozialena ere pertsona hauek iraupen luzeko langabetuei

topatzeko beste taldeek aurkeztutako zuzenketen inguruan bakarrik eajk aurkeztu du zuzenketa eta benetan ez dugu ondo ulertu proposamena edo

hutsa iruditzen zaigu toña sailburuari esan genion bezala nola da posible orain artekoa egiten

jarraitzeko eskatzea autokonplazentzian eta paralisian erortzea are gehiago

bi urte baino gehiago daramatenak langabezian eta inongo

ez da iritsi zerbait egiteko momentua bakarrik eskatu behar diogu jaurlaritzari jarrai dezala

orain arte egindakoa edo beste jauzi bat eman behar da zerbait gehiago proposatu behar da ez da legebiltzar honetako ardura izan behar egoera hau berriro ere aurrekoan esan genuen bezala etsipena eta eraginkortasun eza ikusten dugu proposamen horretan berdin jarraitu dezagun ezer egin gabe eta beno nahiz eta egoera hau kronifikatu milaka pertsona egoera penagarrian egon

ezer berririk egin gabe noizbait lortuko dela hori da irakurtzen duguna

proposamenaren atzean eta ez dugu inolaz ere konpartitzen ez dugu bat egiten jarrera horrekin

iritsi dela enpleguaren inguruan neurriak hartu behar direla eta pertsona hauek pobrezian eta bazterketa sozialean erortzeko

zabaldu behar direla behar dituela jaurlaritzak eta bide hori egin behar dela ea

proposamena iritzia eta jarrera ere ez ez dugu ulertzen eskerrik asko arrondo andrea